egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu taldek horrela eskatuta adieraspen

lesbiana gay bisexual eta transexualen askatasunaren aldeko nazioarteko eguneko adieraspen instituzionala mesedez isiltasuna ekainaren hogeita zortzian gogora ekartzen dira mundu guztian mila bederatziehun eta hirurogeita bederatzian new yorkeko greenwich villageko

somnolen izandako erreboltak aurten orduko gertakariaren berrogeita hamabostgarrena

orduan sortu baitzen lesbiana gay transexual eta bisexualen askatasunaren aldeko mugimendua

bezala ospatzen dena ospakizun horren sorburu bidegabekeriaren eta diskriminazioaren aurkako herritarren asaldaketa bat izan da mundu guztian eskubide zibil eta sexualen aldeko mugimendua sorrarazi zuena

urte honetan jomuga mundu osoko les gay transexual bisexual pertsonen giza eskubideen errekonozimendua da izan ere

legez jazarrita daude herrialde askotan les

que el resto de ciudadanos y ciudadanas hori dela eta legebiltzar honek askatasunen alde bete behar duen eginkizun aktiboa bere eginez honako hau agertzen du bat eusko legebiltzarrak herritar guztien berdintasunaren alde lan egiteko konpromisoa adierazten du

edozein delarik ere eta bere errekonozimendua adierazi nahi die homosexualen bisexualen eta transexualen eskubideen defentsarako erakunde guztiei

hiru eusko jaurlaritzak instituzio publiko guztiei eta euskal herritarrei dei egiten die bere atxikimendua azal diezaieten berdintasunaren aldeko borrokako

eta lan proaktiboa egin dezaten homolesfobiaren eta transfobiaren aurkako borrokan bai eta gure gizarte edozein diskriminazio

borrokan ere hau irakurrita gai zerrendako lehenengo puntua galdera miren josune gorospe elezkano

bi mila hamabosteko aurrekontuen proiektuak izango dituen oinarriei buruz gorospe andrea zurea da hitza

egun on lehendakari sailburuok egun on egun on guztioi urte eta erdi euskadiko lehendakari zaitugula

zure ahotik bai lehendakaritzan zaudenetik bai

legealdiko lehenengo bi urteak bi mila hamairua eta bi mila hamalaua ikuspuntu ekonomikotik txarrak izango genituela eta hortik aurrera

ekitaldirako aurrekontu orokorraren aurreproiektua prestatzeko gida lerro ekonomikoak onartu zituen jaurlaritzak aurrekontuak egiteko onartu berri dituzuen gida lerro ekonomikoak funtsezko atalak dira estrategia planen eta aurrekontuen artean

gastuak kudeatzen dutenek ondo ulertzea zein testuinguru ekonomikotan

eta orientabide argiak ematea testuinguru ekonomikoari eta perspektiba makroekonomikoei dagokionez jaurlaritzak emandako datuen arabera

beherakada izan bazuen ere bi mila hamabosterako igoera ehuneko bat koma zazpikoa izatea aurrikusten da eta enplegu mailari dagokionez bi mila hamairuan ehuneko bi koma bat jaitsi zen baina bi mila hamabosterako

zertan oinarrituko diren datorren urterako aurrekontuak horregatik lehendakari honako galdera hau egiten dizugu jaurlaritzak

oinarritzeko zein datu eman ditzake lehendakariak gaurtik hasi eta bi mila hamabost urte amaiera arteko

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on guztioi gorospe andrea bai

euskadi hazi egingo da eta enplegua sortuko du aurtengo bigarren seihilekotik aurrera gure aurrikuspena da barne produktu gordina errekuperatu egingo dela ekonomia hazi egingo da eta honekin enplegua sustatu egingo da poliki baina tinko aurten ehuneko bat hazkundea lortuko dugu eta datorren urtean ehuneko bat

euskadik enplegua sortuko du okupazioa hazi egingo da gure aurrikuspena da hemendik eta urtea bukatu arte lanbiden

apirilean eta maiatzean lortu genuena ekainean ere lortuko dugu aurrikuspena da bigarren seihilekoan langabeziaren zerrendatik

hilero batez beste aurtengo bigarren seihilekoan gutxienez

eta aterako dira langabezi zerrendetatik gakoa enplegua eta ekonomia suspertzeko programa da esparru programa hau hasi da dagoeneko emaitza onak ematen zorroztasunak estrategiak eta hitzarmenak hazkunde ekonomikoa eta enplegua sortzea ekarri dute

gai zerrendako bigarren puntua galdera laura mintegi lakarra eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina publizitate instituzionalari buruz mintegi andrea

lehendakaria legebiltzarkideak euskadiko publizitate eta komunikazio instituzionalari buruzko sei barra bi mila hamar legeak honela dio

argi identifikatzen ez den eta administrazio erakunde sustatzaile edo kontratatzailearen berari asko aipamenik jasotzen ez duen publizitateko kanpaina instituzionalik

legea betetzeari aldera eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

lehendakari jaun andreok egun on mintegi andrea debate hau bere lekuan kokatzeko ezinbestekoa dela uste dut nik argi eta garbi uztea hasiera hasieratik komunikabideetan espazioak erosteari dagokionez bi modutara jokatu daitekeela bata da kanpainen bitartez kanpaina publizitarioen bitartez

patrozinioen bitartez lehenbizikoak administrazioak berak bultzatzen ditu administrazioaren kabuz egiten dira eta orokorrak izaten dira bigarrenak ordea

beti ekintza publizitario edo informatibo konkretuetarako egiten dira zuk aipatzen duzun artikulua bakar bakarrik aplikatzen da

kanpainetarako ez patrozinioetarako berez erabat ezberdinak direlako eta gobernu honek hori bete betean eta kasu guzti guztietan errespetatu izan du hain zuzen ere kanpaina guztiak egin dute bereizketa hori

diferentea da inguru guztietan ez bakarrik hemen aurreko gobernuetan eta administrazio guztietan eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna mintegi andrea zurea da hitza

egun on berriz ere nik ez dakit sailburu jaunak

baina oso argi esaten da argi eta garbi adierazi behar dela nor den kontratatzailea

kasu honetan hiru gauza urratu dira eta oso larriak dira hirurak

eta hirugarrenik aprobetxatu izan da norberaren sokako hedabideak finantziatzeko eta diskriminazio partidista bat egiteko

beste batzuen kaltetan beraz deitu nahi duzun moduan deitu patrozinioa edo deitu

del partido nacionalista vasco aurretik ere ikusi izan dugu nola esan den parlamentari baten aldetik

dirulaguntzak eskatzea bezain libre horrek zer esan nahi du norberak

norberaren probetxurako dirulaguntzetarako dirua eajrena da alderdiaren zerbitzurako ipini behar da berak erabaki behar du diru publikoarekin zer nolako erabilpena egingo den norberaren interesetarako

horretaz ari gara iruzurraz fraudeaz eta batez ere eta nire ustez hori da larriena konfiantza faltaz eta behin konfiantza galduta benetan zaila da errekuperatzea herritarrok nola errekuperatuko dugu konfiantza hori eskerrik asko
eskerrik asko mintegi anderea erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea mintegi anderea

nik ondo irakurrita daukat eta konprobatu ahal izango zenuenez

bakar bakarrik eta kanpainak dira gauza bat eta patrozinioak ondotxo dakizunez erabat diferenteak dira hemen eta administrazio guzti guztietan zuk komunikabide lagunak aipatzen dituzu

bi mila hamairuko memorian agertzen denez gaur bertan legebiltzar honek eskuartean izango duen memoria horretan

gobernu honek bere publizitatea komunikabideen artean banatzeko orduan objetibotasun osoz

eta konprobatuko duzu hor gainera ciesen zerrendan nola datorren

puntuz puntu zehatz mehatz jarraitzen duela hurrenkera berdinean hemen gobernu honek banatutako publizitatea komunikabideen artean lehenengo eta behin

gero el país egunkaria gero berria egunkaria eta azkenez el mundo egunkaria beraz legezkotasun osoz

honek horretan legezkotasun osoz irizpide objektiboekin

patrozinioa ez du administrazioak antolatzen ez du administrazioak bultzatzen komunikabideen ekimenez egiten delako

antolatzen du euren irizpideen arabera esparru hori nola antolatzen den nola egituratzen den

zehatz mehatz aipamena egin behar dela beste batzuetan beste modu batera agertzen da

legezkotasuna erabat bermatuta dago kasu honetan legearen urraketarik ez dago zuk esaten duzu norbere irudia hobetzeko kanpainak egiten direla

gure publizitatearen banaketa objektiboa dela erakusten emateko nik esan dizut irizpide objektiboak izan direla denak berriak eta garak kezkatzen bazaitu benetan horiek euren lekua dute ciesen arabera eta hortik aurrera patrozinioa administrazio guztiak bezala antolatzen eta egiten da

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
albiste tarteak publizitatea eta propaganda egiteko erosteari buruz

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor pastor

gracias eskerrik asko erkoreka jauna pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko erkoreka jauna denbora agortu zaizu mesedez bakoitza zuen txandan hitz egin mesedez bakoitza zuen txandan hitz egin cada uno en su turno

gai zerrendako laugarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak

gai zerrendako sei puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den

presidente andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna egun on guztioi maneiro jauna en la justificación de su interpelación

maneiro jauna osasun sailak ez dizu informaziorik ezkutatu ez dizugu informaziorik ezkutatu hori ez da egia zein egunetan zein mediotan zenbat diru ordaindu egin zen

beraz lehenengo eta behin argi utzi dezagun puntu hori

guztia eskaini genizun zure eskakizunari erantzunez beti bezala

beraz ez dugu informazioa ezkutatu eta ez dugu legez kanpo jokatu eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

osasun sailak orduan osasun sailataz hitz egin mesedez osasun sailak bestela interpelazioak
beste modu batera egin beste modu batera egin orokorragoak le estoy explicando ez osasun sailak orduan osasun sailataz galdetu

jokatzen saiatzen gara ez izan zalantzarik eta gure helburu daukagu ditugun errekurtso publikoak era egoki batean erabiltzea

balio du legeak aurreikusten dituen baliabide guztiak erabiliko ditugu

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

herri kontuen euskal epaitegia modernizatzeari buruz maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza

aurreko batean ere eztabaidatu genion genuen hemen gai honi buruz

zein ekimen daukan jaurlaritzak herri kontuen epaitegia modernizatzeko aldatzeko baita ere erabili duzu

errespetatzen du herri kontuen epaitegia ganbara honetatik sortutakoa da hogeita sei urte dira herri kontuen epaitegia ganbara honek sortu zuena begira

herri kontuen epaitegia erakunde publiko bat da herri erakunde bat eta menpekotasun bakarra da osoko bilkura honena berezitasun hori dauka ez gaude hitz egiten autonomiadun erakunde bat baltzu publiko bat

erakunde bat baizik eta ganbara honetatik sortutako erakunde bat gainera erakunde garrantzitsu bat bere helburua da gure

kudeaketa finantziero ekonomikoa aztertzea eta arakatzea hori da egiten duena hemendik sortu zen ganbara honetatik orain dela hogeita sei urtean legebiltzarrak berak sortu zuen

herri funtzio garrantzitsu horiek egiten ditu eta

inolako eraginkortasunik eta ahalmenik

bai beste hainbat erakunde autonomiadun erakundeetan baina herri kontuen epaitegia ez hain zuzen alderantziz maneiro jauna erakunde bakarra beregain ahalmena daukana herri kontuen erakundeari aginduak emateko legebiltzarra da eta adibide moduan esango dizut herri kontuen epaitegiaren urteko

ganbara honek bi erataz baldintzatu ahal du alde batetik urteko egitaraua bere lanen egitaraua gomendioak ematen eta eskatzen zer

kudeaketa arakatu behar duen eta bestetik osoko bilkurak zehatzean enkarguak ematen eta aginduak ematen zein esparru

jaurlaritzak hori legebiltzarkideon gain daude zure gain eta gainontzeko legebiltzarkideen

zuek daukazue askatasun osoa eta ahalmen guztiak herri kontuen epaitegiaren bere barne antolaketa

bere eguneroko jarduna eta bere funtzionamendua antolatzeko arautzeko kontrolatzeko eta jarraitzeko jaurlaritzak ez dauka

herri kontuen epaitegiak ganbara honek eman diodan ahalmenen arabera

eta bere aginduetara eta berak eskatzen duen informazio guztia arakatze lanak egitekoan egin

hola antolatuta gaude herri kontuen epaitegiak bere bulegoen zati bat ere jaurlaritzan dauka aztertzeko nahi duen informazio guztia eta ez dagoelako inolako arazorik bere menpe dago ezin da izan beste era batera

gobernuaren eguneroko jarduna eta urteko bere finantzario eta ekonomi ekintzak arakatzeko baina beste gauza bat ere esango dizut begira zalantzan ipintzen duzu eta hori eztabaida garrantzitsua da

erakunde horren goi karguen izendapenaren zilegitasuna

eta guk jaurlaritzak ikusten du hobeago dela legebiltzarraren bidez hautaketa egitea zilegitasun demokratikoa ematen diolako orduan ez dugu ikusten beste erarik jaurlaritzatik izendapenak etortzea

zilegitasun demokratikoa ematen dio herri ordezkaritzaren ordezkaritza nagusia

eta usten dugu jaurlaritzatik legeak hori ondo bermatuta daukala gero zuk aipatzen duzu ba hautaketako sasoian beste formularen bat topatzea beno formulak ere badaude gehiengo osoa behar da beno gehiengo osoa

jaurlaritza honen babesten duen talde parlamentarioak ez dauka gehiengo osorik gutxiengo batetan gobernatzen ari gara hogeita zazpi daukagu

aipatu duzuna hor dauden arazoak edo eztabaidak egon direla bai baina zenbat erakunde kolegiatuetan egoten dira sarritan ba erakundeetako partaideak gutxiengo batean geratzen dira eta gu ez gara jaurlaritza moduan eta nik ogasun sailburu moduan ezin naiz eztabaida horretan sartu ze nire funtzioa da

herri kontuen epaitegiak jaurlaritzako gure ekonomi kontroleko bulegoak ba laguntzeko eta hori da egin behar duguna baina erakunde kolegiatuetan hori da sarritan gertatzen dena batzutan

gehiengo bat eta hori pasatzen da ere bai auzitegietan eta epaitegi kolegiatuetan

gehiengoaren iritziarekin bere iritzia ematen du boto partikular baten bidez

zilegia da legebiltzarra horretarako dago eztabaida politikoak egiteko baina guk ikusten dugu zilegitasun demokratiko horren arabera legebiltzarrak

bertako partaideak edo bertako bokalak demokratikoki irtenbiderik onena dela ez dugu ikusten besterik eta zentzu horretan

gainontzeko erakunde kolegiatuen moduan eztabaidak egoten direnean beno gehiengoak erabakitzen du eta gutxiengo bere iritzia ematen du kasu honetan zuk aipatu duzu gutxiengoan geratu dela bertako presidentea baina beno guk errespetatu behar dugu eta jaurlaritzak errespetatu behar du

nola araututa dagon eta zuek legebiltzarkide jaun andreok daukazue ahalmen guztia arautzeko herri kontuen epaitegia nola nahi duzuen antolatu zergatik

ez da baltzu publiko bat edo autonomiadun erakunde bat zuek legebiltzar honek dauka

hori arautzeko eta guk aipatuko genuke jaurlaritzak usten du antolatu behar dela herri kontuen epaitegia sartuko ginateke beharbada besteen funtzioetan bere autonomian bere independentzian bere kideen

bere ezgaitasunak zalantzan ipintzen uste dugu errespetuz instituzionalki horrela delako erantzukizun politikoa

ganbararen aurrean zuen aurrean baina kasu honetan erakunde honen inguruz

bere barne funtzionamenduan bere izendapenaren arauketan sartzea

arriskutsua eta gainera legez urraketa bat azkenean menpekotasun hori

baizik eta legebiltzarrari esan dugu errespetu horrekin jokatu behar dugula guk egiten duguna da

bete behar dugulako eta gure betebeharra da politikoki zuen aurrean

eta arakatzea ikuspegitik herri kontuen epaitegian eta hori da

nola ikusten dugun herri kontuen egoera eta funtzionamendua

gutxiengo bat hori ez da jaurlaritzaren iritziz sartu behar garen eztabaida batetan eskerrik asko eskerrik asko

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko
jaurlaritzaren ordezkaria den gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza

eta gauza garrantzitsua da onartu duzu herri kontuen epaitegiko

zilegitasun demokratikoa eduki behar dutela hori gauza garrantzitsua da

aipatu duzu alderdi politikoek izendatzen dituzte alderdi politikoek ez ganbara honek baina horren atzean

izaeraren sakontasuna dago ganbara honetan ordezkatuta daude

eta hori herri borondatea azkenean alderdi politikoen bidez egiten da zu ere herri honen aniztasun politikoaren ezaugarri zara zure alderdi

kutsu demokratikorik ezin diogu kendu hau da zuen papera

taldeen papera bere ordezkaritzaren eta bere gehiengoaren eta bere aniztasunaren arabera dator zure kasuan talde txikia zarelako gure kasuan alderdi jeltzalearen talde parlamentarioaren kasuan gutxiengo gehiengo bat dauka

eta da zilegitasun demokratikoaren oinarrian kokatuta izendapenak egin behar direla gero

formularen bat topatu behar dugula legean hobeagoa

aldaketa proposatzen duzun legean gehiengo baten izendatzea gehiengo oso baten gainetik bestetik esperientzia profesional akreditatuaren gainetik hau da hamar urteko esperientzia behar da izendapena

ikusten dira proposamenen eta pertsonen kurrikulumak eta beraien ibilbide administrazio edo lan horietako

hor dago ere legeak ipinita dauka baldintza serio batzuk eta edozein ezin da izendatu eta

izendatu baldintza serio batzuk ipinita daude horretarako

zer egin ahal du jaurlaritzak egin ahal du zerbait jaurlaritzak egiten duena da esan dizudan moduan lehen lankidetza eta elkarlanean lan egin

herri kontuen epaitegiko harremanetan irizpide horiekin jokatzeko

ardura herri kontuen epaitegiko harremanetarako ahalmen hori eta esan ahal dizut

ematen duen iritzi eta eskaera guztiei erantzuten diogula eta gainera beste gauza bat begira herri kontuen epaitegiak

baliabide gehiago behar duela edo bere aurrekontua era batekoa izan behar duela guk egiten duguna da eta bakarrik tramitatu bere eskaerak gure aurrekontuen lege proiektuan eta zuek legebiltzarkideok onartzen dozue hori baina guk ez dogu parterik hartzen zuzenean ere bere aurrekontuen edo bere baliabideen

bere askatasun osoz bere baliabideak eta

beharrak ze baliabide behar dituen eta guk hori ekartzen dugu ganbarara eta beste sesio moduan eztabaidatzen da

jaurlaritzak errespetatuko du legebiltzar honek herri kontuen epaitegiari buruz etorkizunean zer arautzen duen hori errespetatuko dugu zeren guk ezin gara sartu uste dut garrantzitsua dela esatea jaurlaritzako baltzu erakunde

edo zuzenbide pribatuko erakundeak ez direla baizik eta

hain zuzen ere beste erakunde bat dago antzerako egoera batetan eta da arartekoa

legebiltzarraren menpe dago eta legebiltzarrak arautzen du harremanak gobernuarekin eta

legebiltzarrak ere herri kontuen epaitegiaren kasuan gu ezin gara hor sartu guk egiten duguna da

lankidetzan jarraitu eta bere baliabideak asetu eta aurrekontuak etortzen direnean tramitatu eztabaida berezi bat egiteko moduan sesio

ganbarak erabakitzen badu beste arau bide bat egon behar dela gai horretan

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa eva blanco de angulo eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

jauna krisiaren gogortasuna dela eta gero eta nabariagoa da gizartean gertatzen ari den dualizazioa eta haustura azken hilabeteotan hainbat gizarte eragileek

euren diagnostikoa eta proposamenak luzatu dizkigute

eta nabarmendu dugun haustura sozial horrek ikusgarri egiten du gure gizartearen desberdintasunerako joera aberatsak gero eta aberatsagoak

bi mila hamairu urtean argitara eman zuen txosten batean cáritasek hona hau esan zuen

horien artean heren batek jada bost urte egiten ditu gure elkarteari laguntza eskatuz eta bizkaian hiru mila seiehun pertsona bizi dira pobrezia kronikoan

argi utzi zuten araba bizkaia eta gipuzkoan bost pertsonatik bat pobrezia egoeran dagoela

bermatzen pobrezian ez egotea are gehiago lan egiten duten pertsonen artean ehuneko hamalaua pobrezia egoeran dago

bi mila hamabosteko aurrekontuen gida lerroetan esaten da eutsi egingo zaiola familientzako gizarte laguntzei bideratutako

hala nola pertsona kaltetuenentzako garapen komunitarioa bultzatuko duten laguntzei badirudi bi mila hamabost urterako gobernuak ba omen du soluzioa diru sarrerak bermatzeko errenta etxebizitzaren gastuetarako prestazio osagarria eta gizarte larrialdiko laguntzen bidez marginazioaren kronifikazioa saihestuko omen du jaurlaritzak hori da gobernu honek aurrikusten duena

baina herritar asko jasaten ari den desberdintasun soziala hala nola langabezia pobrezia eta benetako autonomia eta askatasun eza ez dira desagertu gainera egoera gero eta prekarioago batean gaude

eta gure baldintzapeko prestazio ekonomikoen sistemak nahiz eta lagundu egiten duen

baliagarriak eta kontuan hartu behar dugu azken urteotan atzera pauso nabarmenik egon dela gure gizarte babesean eta ongizate estatuan argi dago urkullu jauna arlo honetan gastua mantentzea ez dela nahikoa eta gogoratu behar da ez garela itzuli diru sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko

mailara alegia bi mila zortzian baino egoera okerragoan gaude estaldura mailak egin du diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko hiru urteko errolda egiaztatu behar da eta oraindik egin

jarraitzen du beste aldetik urtero agerian geratzen da gizarte larrialdiko laguntzak ez direla eskatzaile guztiengana heltzen

eskubide hauek diru lerroak handitzeko horrek esan nahi du gizartea gero eta egoera larriagoa pairatzen duen bitartean jaurlaritzak gero eta gastu publiko gutxiago egiten duela egoera larriak konpontzeko atzerapausu gure ustez eta azaleratzen da deustobarometro

jendarteak uste du pairatzen dugun krisia gure artean izango

haustura soziala eta pobreziaren kronifikazioa

gure gizartera osasunean esate baterako

amaitu nahi badu lan asko egiteko arlo eta sail guztietan haustura eta desberdintasun horri

lan asko egin beharko du jaurlaritzak enplegu arloan langabezi tasa murrizteko lan baldintzak hobetzeko edo lanaldi partzialetan dauden baldintzak hobetzeko

arazoari aurre egin eta lanari ekiteko zer gertatzen ari da enplegu publikoarekin atzo bertan sindikatu batek lanbide mailan dagoen sindikatu batek

gizarte zerbitzuetan zertarako hainbeste plan noiz ikusiko dugu plan horiek emaitzak ekarri dituztela hori lan arloari dagokionean

guk ez dugu uste datu makroekonomikoak lagungarriak direnik datu horiek paperetan geratzen dira eta ez dute erakusten gure gizartearen errealitatea

guztiz ezberdina da eta behar beharrezkoak dira zentzu horretan politika publikoak bere osotasunean indartzeko eta arrakala soziala eragozteko neurri berriak hori horrela izanik jaurlaritzako buru den

hurrengo interpelazioa egiten diogu zein neurri zehatz hartuko du jaurlaritzak gizartean dagoen arrakala soziala ekiditeko eskerrik asko

bai mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

eta beti esanez gobernu honek lan asko duelako etorkizunari begira eta egia da lan asko daukagu etorkizunari begira pertsona guztien duintasuna bermatzeko

baina ahaztu zaizuna da egiten dugun lana

egiten dugu galderari erantzun aurretik

nago interpelazioak dakartzan baieztapenetako batzuek jaurlaritzaren

jakina ez dut ukatuko krisi ekonomiko sakon eta luzeak milaka

herritar kaltetu dituela jende asko dago bazterkerian jende asko

dramatikoan ezagutzen dugu horietako asko krisi aurretik ere babesgabetasun eta bazterketa arriskuan edo egoeran zeuden arazo eta baldintza pertsonalak zirela medio

nagusiki langabeziagatik gizarte osoari eta erakundeei

era berean egia da egoera oneratzeko bidean jarri dela jarduera ekonomikoaren datuak hobeak direnez hazkunde

lanbideren bulegoetan erregistratutako enplegu datuak balio positiboetan eta abar baina errealistak garenez ez dugu uste hazkunde mailak epe laburren bi mila zazpi

gaituenik ekonomiaren eta enpleguaren susperraldia ziur aski nahi genukeena baino motelagoa

ados gaudela baina ez nago ados pozik ez behintzat zuen argudioetan erabiltzen duzuen

ordezkariek legebiltzarreko batzordean eginiko adierazpenen laburpenarekin ezta eustaten edo deustuko unibertsitateko barometroaren datuetatik atera dituzuen ondorioekin ere ez dut ukatuko gizarte arazoen gaineko datuak

soziala galtzeko arriskuari buruzko datuak egiazkoak direnik ondo egiazkoak dira falta dudana gainerakoa da

eta beste batzuek diotena euskadik pobreziaren gizarte bazterketaren eta babesgabetasunaren aurka xedatutako

estatuan eredugarria den gizarte babesa eskaintzen dugula eta krisiak krisi europako kohesio sozialik handienetako bati

eskerrik asko eskertzen dizkizuegu azalpenak sailburu jauna baina dirudienez gure interpelazioa ez duzue ulertu gure zioa ez duzue ulertu

hau da jaurlaritzaren ardura osotasunean está claro

así lo vemos berriro ere entzun dugu datu berberak berri jauzi zarete autokonplazentzian berriro espainiako

errealitatea gaurko errealitatea legegintzaldi erdian gaude planak

eta honen aurrean orain arte jaurlaritzaren propaganda ikusi dugu telebistan egunkarietan prentsaurrekoetan baina emaitzak non daude

soluciones ya hau ere ezagutzen duzue gure proposamena ehun eta berrogeita bat neurri langabezia eta pobreziari aurre egiteko eztabaidatuko dugu hor daukazue gure proposamena

gure eskua luzatuta berriro ere orain zuek aukeratu zuek erabaki

eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea erantzuteko aburto jauna zurea da hitza

benetan uste dut ulertu egin dudala zure interpelazioa eta

galderak baina bene benetan baita ere esan behar dut erantzun

hondarribiko eta irungo alardeetan emakumeen parte hartzeari buruz urrea andrea

egun on guztioi eskubideak pertsonarenak dira ez gutxiengoarenak ez gehiengoarenak pertsonarenak baizik

eusko jaurlaritzak duela gutxi eginiko inkesta hondarribiko alardearen inguruan inkesta horren arabera galdetutako pertsonen gehiengoa ez dago ados egungo gatazkaren eta gainera konponbide bat nahi dute alardearen parekidetasunez parte hartzea

horrek agerian uzten du erakunde eta alderdi politikoek konponbide baten bila berehala lanean hasi behar garela hala nola inkesta horren emaitzak ikusita hurrengo ondorioetara heldu gaitezke alarde parekidea agenda politikoan urte osoan ez bakarrik une jakinetan kokatzeko beharra dago hain zuzen ere alardearen harira sortutako erakundeen arteko lan esparruan norabide lan egiten da lan esparru hori

a ver si santano toma nota de sus juventudes lehen aipatutako guztiagatik galdetu nahi diogu nola baloratzen du urkullu lehendakariak irungo eta

instituzionalik ez ematea lehendakariari galdetzen diogu ea onartuko duen bi alkate hauek jaizkibel konpainiari eta alarde parekideari harrerarik ez egitea

babesa emanez eta emakumeen askatasunak eta
ukatuz eskerrik asko urrea andrea jaurlaritzaren ordezkaria den lehendakari jaunak dauka hitza legebiltzarburu andrea eskerrik asko
urrea andrea irungo eta hondarribiako alardearen gainean eusko jaurlaritzak duen jarrera

aitortzea gure lanaren iparra eta helburua oso garbi ditugu oso argi dugulako gure gizartean

konprometituta daude eta lanean ari gara aukeren berdintasuna bultzatzeko horixe da jaurlaritzak eta baita emakundek onartu duen berdintasun planaren helburua

helburua bezain garrantzitsua da helburua lortzeko bidea berdintasunaren kulturak gure gizartean bidea urratzen joan da konbentzituz egin egin da eta ez inposatuz horixe da horretarako ere proposatzen dugun lan metodoa

kultura aldaketak eta kultura aldaketa bat dator atzetik aurrera egitea konbentzimendutik habiatuta hori da gure ahalegina eskerrik asko

a garantizar que será diferente este año eskerrik asko eskerrik asko urrea andrea lehendakari jauna zurea da hitza

konpromisoa eskatzen didazu gu konprometituta gaude lanean ari gara eta beste erakundeekin batera

irtenbide berriak eskaintzeko lehen aipatutako gipuzkoako foru aldundiarekin eta arartekoarekin batera lanean jarraituko dugu baita emakunde eta jaurlaritza osoak

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna
gai zerrendako hamargarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina estatus berriari buruz egin dituen adierazpenei buruz

eskerrik asko llanos anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko lehendakari jauna llanos anderea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera nerea llanos gomez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina